arratsalde on guztioi osoko bilkurari berriro ekingo diogu gai zerrendako zazpigarren puntua euskal sozialistak talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde sozialistaren ordezkaria den pastor jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eskerrik asko pastor jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos martínez jauna zurea da hitza

arratsalde on eskerrik asko presidente andrea gaur gernikako estatutuari buruz hitz egingo dugu berriro

ni bezalako jende gazteak gernikako estatutuaren euskadian jaio eta hazi garen gazteak perspektiba ezberdin batzuk ditugu estatutu honen inguruan

estatutuak suposatu zuen momentu batean euskadik

autogobernu kuota batzuk izatea leku oso garrantzitsu batzuetan gainera osasunean hezkuntzan ekonomian industrian administrazioan azpiegituretan eta kulturan adibidez eta noski ere

jendeak ere balorean jartzen ditu lorpen hauek guztiak momentu batean gainera

ez zituen akordio politiko eta sozial baten inguruan jaio zirelako

guk uste dugu lehen hitz egin dudan zulo horiek betetzeko momentua badela orain apustua egiten dugu lortzen diren akordioak ahal diren zabalak izateko autogobernuen materiak eta uste dugu gainera

berrikuntza ezin daitekeela zatiketaren elementu bezala ikusi baizik eta alderantziz

hoberena da gure artean errekonozitzeko eta baita ere euskadi anitza dela esateko eta erdian jartzeko gure gaurko beharrak

baina ez izan dudarik batzuek sokatirara jokatu nahi duzuen bitartean guk

gizartearen gehiengoa bezala lana egingo dugu korapilo hau desegiteko aurrera joateko herri bezala

las manos de una vez a trabajar eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna euskal talde popularraren ordezkaria semper jauna zurea da hitza

puntu eta era nahastuan egin du baina uste dut garrantzitsua dela ongi ezagutzea eusko legebiltzarrak berretsi egiten du gernikako estatutua erabat garatzen

estatutuan bertan aitortutako botere espazio oraindik transferitu gabeak eusko legebiltzarrak baztertu egiten ditu adierazpen politikoak eta estrategiak helburu dutenak euskal autogobernuaren garapena ekiditea hustea eta baldintzatzea zentzu honetan

mozal legea bezalakoak lehentasunez indargabetzea eskatzen du

salbuespenezkotasuna indargabetzea eta euskal preso guztiak hurbildu eta euskal kartzeletara ekartzea bai eta gaixotasun larri eta sendaezinak dituztenak askatzea ere

adierazten du euskal autogobernuaren eguneratzeak barnebildu behar duela dauzkagun eskumenen berritzea eta egokitzea euskal gizartearen eskari eta premietara beharrezko eskumenak euskal herritarren eskubideak bermatzeko politikoak ekonomikoak sozialak

oinarrizko eskubideen kontra aritzea ideologien ilegalizazioa eskatzeraino eta azkenik eta bosgarren puntuan honela dio

ezinbestekoa dela harreman eredu berri bat estatuarekin elkarrekiko errespetuz kultura zintzoa eta erakunde arteko leialtasuna finkatu ahal izateko legea eta lortutako akordioak ez betetzeko aukerarik emango ez duena eta ondorioz

harreman eredu berri hori oinarritu beharko da aldebikotasunean eta itunean eta jaso beharko du dagokion berme erregimena edo sistema autogobernu ponentzian adostutako oinarri eta printzipioetan jaso bezala gainera europako beste zenbait herritan bezala bide emango dio herritarren erabakitzeko eskubidea egikaritzeari eta hau irakurri ostean

balio duen honek guk jakin nahi dugu euzko alderdi jeltzalea non dagoen zuzenketa honetan non apelazio zuzena egiten zaien autogobernu ponentziaren akordioaren oinarri edota printzipioei edo estatutu honek eduki eskema subordinatuan jakin nahi dugu non dagoen erdibideko honek dioen bezala erabakitzeko eskubidea egikaritzeko bidean

agertuko den testu batean non dagoen daukagun botere funtsa zabaltzearen alde edo orain artekoa nolabait kudeatu eta beste berrogei urtez

benetako aldebikotasuna harremana gauzatzeko berme sistema bat adostearen alde edo epe motzeko ikuspegiarekin datozen hilabeteak datozen urteak kudeatzeko asmo itsuan non dagoen euzko alderdi jeltzalea adostu genuen elkarrekin adostu genuen eta kapitulu batean elkarrekin podemosekin adostu genuen

edo non non dagoen guk argi eta garbi esaten dugu gu akordioan gaude zuekin egindako akordioan eta gauza bera esaten dugu pribatuan eta hemen publikoan gaur aterako da erdibideko hau argi dago eta gu erabat ados gaude erdibideko horretan laburbiltzen den guztiarekin

edo egingo diogu eskaintza bat etorkizuna erabakitzeko etorkizunean dena erabakitzeko aukera emango duena botere funts handiagoa izango duena kontzertu politikoa jasoko duena baina ez hitz hutsetan

huts gisara baizik eta edukiz betetako kontzertu politiko gisara edo geratuko garen batzuk okurrentzia dela esan dutelako

nik uste dut oso argi dagoela behin eta berriz horrela erakutsi duelako herri honek herri honen gehiengoak bere etorkizuna erabaki nahi duela horrela azaltzen du etengabe

eskaera hori gauzatzeko lana egingo genuela eskaera hori gauzatzeko gure esku zegoen guztia egingo genuela eta eskaera hori bidean jarriko

egin orain arte eta horixe egiten jarraituko dugu orain arte bezala jakin nahi nukeena da erdibideko honetan bezala bidelagun izango dugun euzko alderdi jeltzalea

eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea euzko abertzaleak egibar jauna zurea da hitza

arratsalde on hasteko ez da erdibideko bat batera sinatu dugun zerbait da badirudi espektatiba zegoela edo dagoela baina hain zuzen ere borja semperrek berak

orain hilabete batzuk eduki genuen debate berdintsua eta osoko bilkura hartan

bozkatuena hain zuzen ere gaur presentatu dugun berdin berdina beraz espektatiba tarteko iragan hurbilean

gogoratu beharko genuke baina autogobernuak badu gaurkotasuna

zergatik ordutik honantz eta

beka kontuak atzo bertan permanentean madrilen dekretu digitala onartu da alderdi sozialista alderdi popularra eta ciudadanosen eskutik podemosen abstentzioari esker ere kontra bozkatu genuen noski autogobernuari kalte egiten diolako eta baita ere ezagutu berria dugu hain zuzen ere hemen behin eta berriz ukatzen zen arren batzuen aldetik auzitegi konstituzionalak berak esan duela estatutuak badaukala hemezortzigarrena artikulu bat eta transitoria bat bosgarrena eta

gestioa baita ere gertatu da beraz gaurkotasuna badu zer gertatzen da iragan hurbileko eta ez hain hurbileko posturak eta jarrerak mantentzen direla

proposamenarekin emendakinarekin da alde batetik daukagunaren defentsa daukagunaren defentsa ez delako txantxetakoa gernikako

suposatu zuena eta duena nahiz eta betetzeke egon horregatik non gauden baita ere hor gaude zergatik gure iragana ez dugu ezkutatzen

hor dago daukagun hori defendatu jakina gaurkotu gaurkotu beharrekoa

herri ikuspegitik eta gizarte moderno baten ikuspegitik bai eskubide sozialak ekonomikoak politikoak hizkuntza

herri honek herri honek beste tresna batzuk behar ditu tresna egokiak etorkizuna irabazteko eta eskubide guzti horiek bermatu ahal izateko

eskubide kolektiboak ere bai noski horregatik hori gaurkotu egin behar da eta hori da hain zuzen ere ponentziaren egitekoa daukagunetik abiatuta gaurkotze bidean ze eskumen behar dituen herri honek diskutitu eta erabaki eta ahal den

zabalenarekin aurrera atera eta zer eskatzen du hirugarrena errespetua errespetua

no tiene mucho secreto eta aniztasuna aipatzen da behin eta berriz aniztasuna gizarte anitza gara bai egia da eta badaude nortasun kolektiboak

aipatu ditu bere bi nortasun kolektiboak euskalduna eta espainola izatearena gu ez gara horretan sartzen guk esaten duguna da aniztasuna politikoki

ulertzeko modu bakarra dago demokratiko ikuspegitik behintzat aniztasuna politikoki esan nahi du proiektu politiko guztiak

garatzeko garatzeko garatu ahal izateko minimoak behar direla baldintzak behar direla eta baldintza bakarra horietaz kanpo dagoena da herri babesa

eta bideak demokratikoak izan beharko dute noski

herri honek ere eskatzen duen bermea bere proiektu politiko bat demokratikoa garatu ahal izateko bermea eta hori espainiak behin eta berriz ukatu egiten du

nazio izaera aitortzen edo herri izaera aitortzen

eskubide kolektibo horiek herriei dagokielako dagozkielako eta hori ez da onartzen eta horregatik

legalitatea ere bai hemen esaten dena bai bai eta badago anklaje bat eskubide historikoetan zuek esaten duzue lurralde historikoen eskubide historikoak direla eta guk esaten dugu horietaz gain lurralde historikoak eskubideak dituzte lurralde foralak baina herri eskubideak ere badaude

aitortzen ditu gernikako estatutuak hain zuzen ere beraz

oinarri demokratikoa legalitatearen menpe edo alderantziz da zeinek arnasten du legalitatea izan beharko du gehiengo demokratikoak zilegitasun demokratikoak eta ez alderantziz

amaierarik gabeko eztabaida baina nik laburbilduta aipatu badut ere zer nahi dugun ez esan dut

osatu indarrean dagoen estatutua indarrean dagoen estatutua

eta murrizketak izan dituen arloetan saiakera egin behar da guzti hori estaltzeko betetzeko zergatik murrizketak izan ditu gaur egun indarrean dagoen estatutu horrek beraz dagoena errespetatu eta murrizketak eta gutxitua izan den arloetan hori atzera berriz bete egin behar da zuzendu egin behar da eta gero etorkizunari begira jakina

berritu egin behar da berritu egin behar da erantzukizun berriak sortu dira

badute bere egitekoa baina demanda berri guzti horiei erantzun ahal izateko eskubide sozialak berdin da klimatikoak

eskubide guzti horiek babestu ahal izateko tresneri politiko potente berri bat behar da eta horrek eskatzen du gaurkotzea

ponentziaren egitekoa hori baldin bada zer nola

garbi dagoena da eraikitakoa errespetatuz

non gauden eraikitakoa errespetatuz babestuz betearaziz zergatik berrogei urte pasa dira eta begira non gelditu diren estatutua betetzearen bermeak urte eta gero oraindik betetzeko dago beraz nola eta zertarako eta

jakina herri babesa behar da eta herri babes zabal bat edukitzeko zenbat eta zabalagoa izan ganbara honetako akordioa hobe hobe zergatik proiektua diferentea da proiekzioa diferentea da bat

edo lau edo denak egon garbi dagoena da herri babesa

guk planteatzen duguna proposamen honetan

garaia izan dela estatutuak jarri duena herri honetan

baina badago erantzukizun bat ere estatutua ez betetzean berrogei urte pasa dira eta aipatu den bezala gehiengo absolutuaren eskutik alderdi sozialistak bete ahal izan du meritxell batet eta josu erkorekak egutegia

alderdi sozialistak espainiako gobernuak ez du gizarte segurantza sartu nahi ez du gizarte segurantza sartu nahi zergatik eta orain konstituzionalak esaten du ez ez

beraz zeinek agintzen du eta ze inspirazio dago estatutua betetzearena ala estatutua betetzeke utzi eta aldiro aldiro

kasuan bildurekin momentu honetan madrilen apurka apurka negoziatzen jarraitu ea estatutua ze abiadura betetzen den beste berrogei urte

onartzen menpekotasun eskemarik gu ez gaude iraganari begira baina iragana badaukagu eta herritarrek herritarren gehiengoak badaki

eta bakoitzak bere erantzukizuna duela eta etorkizuna eraiki ahal izateko nondik gatozen jakitea behar beharrezkoa da eta etorkizunari begira norabidea norabidea edukiak eta erritmoa erabakitzea eta horretarako

lortu nahi genuke legebiltzar honetan babesik

eskerrik asko egibar jauna erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko pastor jauna elkarrekin podemos

no vamos a ser capaces de alcanzar un punto común ze egia da egia da eta hau esan behar da nik espero nuen eztabaida gogorrago bat eta ez da horrela izan baina bakoitzak bere puntuak mahai gainean jartzearekin ez du balio bakarrik akordioetara heltzeko ni ikusten ari naizena bai gaur

bakoitzak bere puntuan mahai gainean jartzen ditu ez da liskar handia egon

asteetan horrelako asuntoak tratatzeko daukagun foroari eta daukagun pertsonei arazoetan jartzen ari zaie

edo bai horrelako gauzekin nik uste dut politikari bezala garen bezala

ateratzea tokatzen zaigula akordioak aurrera ateratzea eta tokatzen zaigula berriro ere esango dut estatutu berri bat aurrera ateratzea

hurrengo asteetan esfortzuak egitea berriro ere ez izateko porrot bat estatutu berri baten saiakeraren porrota guk iniziatiba asko izan genituen

dauden blokeoak kentzeko bi mahai proposatu genituen bagenekielako puntu batzuetan

estatutu hau aurrera eramatea eta behar beharbada ere dauden korapiloak ikusita tokatuko zaigu hurrengo asteetan berriro iniziatiba hartzea horrelako proposamenen bat egiteko

kentzeko eta estatutuaren erreforma aurrera eramateko hala ere itxarongo dugu

izatera eta hor izango dugu denbora eztabaidatzeko hor izango dugu denbora testua zuzentzeko entzuteko eta guztion artean entzuteko nik espero dut aukera hau

gure herritarrek eskatzen digutenaren inguruan eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna euskal talde popularra semper jauna zurea da hitza

eskerrik asko semper jauna iriarte andrea zurea da hitza

legebiltzar honetan babesik handiena izango duen proposamen bat eta uste dut zuri behin baino gehiagotan horrela esan dizudala eta hemen beste momentu askotan ere horrela esan dudala guk ere babesik handiena lukeen adostasun bat nahi genuke

zeren truke da adostasun zabalago hori gu ere adostasun zabalen alde gaude

betoari lekua egingo diogu adostasun zabalagoa izango dugu erabakitzeko eskubidea bazter utzita edo desideratum gisara utzita edo adostasun zabalagoa izango dugu gure berme sistema

benetan aldebikotasuna egikarituko duena bazter utziko duenarekin ni adostasun zabaletarako prest nago baina uste dut oinarri eta printzipio batzuk adostu genituela gehiengo handiz adostu genituela zerorri entzun nizun defendatzen gure adostasunaren

labela beraiek ematen diotela baina uste dut zuek eta guk gauza askotan oso ezberdinak garela oso ezberdin pentsatzen dugula eta beraz labela ematen dutenak ez direla batzuk eta orduan nik galdetzen dut zer gertatzen den oinarri eta printzipio horietan jaso genuenarekin eta zer dagoen

adostasun zabal handiago horietara iristeko iruditzen zaidalako

momentu historiko honetan euzko alderdi jeltzaleak ere erabaki behar duela aurrera urrats bat eman euskal estatu baten bidean eta bide bat egin eta horretarako

laguntza egongo dela bai bidea adosteko bai ondorengo bidea adosteko ere edo izango zareten estatu honek espainiako estatuak behar duen ezinbesteko pieza

eta milaka eta milaka pertsonak bai euskal herrian eta baita katalunian ere egin duten eta eskatu duten eta behin eta berriro aldarrikatu duten erabakitzeko eskubidea neutralizatzeko

euskal herria bildu eta herri honetako milaka eta milaka gizon emakume prest egongo dira milaka eta milaka gizon emakume zuen alderdiari bozka ematen diotenak ere bai

edo egon direlako galdaketak prestatzen bai bakoitzak egiten du lana ahal duen bezala eta ahal duen tokitik baina oso sinestuta eta

erabakitzeko eskubidearen aldeko lana egibar jauna eta hori horrela da eta esaten nizun bezala lehenengoan baldin bazaudete milaka eta milaka emakume eta gizon horiek gurekin izango ditugu euskal herria bildu ere egongo da eta egongo dira herri honetako eragile asko eta asko herri honen gehiengoak eskatzen duelako hain zuzen ere erabakitzeko eskubidea bestela

eta jarraituko du lanean egunen batean herri hau euskal errepublika independente bat izan dadin eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea

errespetu guztiekin esanda iriarte andrea ez zait iruditzen egokia denik

zeren truke berriz ere amore emango da espainiaren menpekotasun eskema onartuko duzue bestela zatozte gurekin

hainbat eta hainbat gizon emakume daude eta guztion artean irabaziko dugu zergatik hartzen duzue paper hori gauzak interpretatzeko beti zuen erara o sea nahi esaten didazunean zeren truke non zinaten non egon zarete esan dizut lehen ere

a ver konstituzioa bozkatu zenean herri honetan nik botoa emateko aukera izan nuen eta ez nuen botorik eman abstentziora jo genuen

ehuneko hirurogeita hamarrak abstentziora jo zuen baiezkoa izan zuen ehuneko

baina abstentzioa izan zen nabarmen handiena estatutuan ere

bozkatu zuen nik baiezkoa bozkatu nuen eta botoa eman zutenen ehuneko laurogeita hamaren artean hortxe nengoen ez orduan herri honek egin du ibilbide bat eta gogoan dauzkat ba garaikoetxea lehendakari izan aurretik mitinak ematen batera edo

orioko plazan estatutua defenditzen behar pckoa zenean ez

urte gehiegi politikagintzan edo herrigintza baina memoria badaukat eta badaki non egon ginen nora goazen ere eta zeren truke guk ez dugu onartuko herri honen eskubide kolektiboa edo herri honen edo nazio euskaldun nazioaren izaera desitxuratzea ez dugu onartuko zergatik hori da besteak beste gernikako estatutuaren zutabe nagusiena

konstituziogilea hortxe dago euskal herria delako gero euskadiko deitura hartzen du eta eskubide historikoak hortxe daude

bai konstituzioan edo bai propio herri bezala estatutuan guk ez dugu desitxuratzen utziko hori

beste batzuk onartzen baldin badituzte zutabe nagusi horiek guztion artean eraikitzeko modua egongo da eta erabakitzeko eskubidea berezkoa dute herriak eta nazioak horregatik esaten dugu bai erabakitzeko eskubidea baino gaur egun estatu jakin batean gaude edo bi estatu

ariketa hitzartu egin beharko da ezin izango da alde bakarreko ariketa bat egin

hasiera batean behintzat zuk hitzartu beharra daukazu orduan herri izaera eta guk esaten duguna erabakitzeko eskubidea ez dela hala

eskubide sozialak ekonomikoak politikoak hizkuntza eskubideak denak bermatzeko hori da erabakitzeko eskubidea

horri uko egingo baina mesedez zuek ere partekatu beste batzuekin gutxieneko batzuk gutxieneko batzuk

sozialean elkarrekin podemosekin baina badago badaude beste alderdi politiko batzuk nik ez dut ezagutzen

adituek egin dituzten lanen inguruan ezta lerro bat ere ez dakit ze aurkeztuko duten

testu baten inguruan zerbait jorratu daitekeen ala ez zergatik badirudi iragartzen da testu ugari izango direla ba ponentzia bere lan egin beharko du

egibar jauna eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu euskal sozialistak aurkeztutako

beraz ez da onartu jatorrizko testua jarraian elkarrekin podemos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamar boto aldekoa sesenta y cuatro contra beraz ez da

euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka bederatzi boto aldekoa sesenta y cinco contra beraz

talde popularraren osoko zuzenketa eta azkenik eh bildu eta euzko abertzaleak elkarrekin proposatu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita zazpi boto aldekoa hemezortzi contra bederatzi abstentzio beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako zortzigarren puntua euskal talde

garbiketako lan kontratuko langileen taldearen lanpostuei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popularraren

una realidad nada más eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna eh bilduren ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

andrea badakizu aurreko astean izan genuela eztabaida berbera gure taldeak aurkeztu zuen lege proposamenaren

marko orokor bat proposatzen genuen kolektibo guztiei begira ez bakarrik hezkuntzako sukalde eta garbitzaileei begira baina baita ere

langile guztiak behin behinekotasun tasa handia duten kolektibo guztiak eta ez bakarrik aurreko astean orain dela bi aste ere eztabaida bat izan genuen

erresidentzietako langileen inguruan eta etxez etxeko langileen inguruan portzierto oso feminizatuak dauden kolektiboak baina orduan ere

zuen taldearen babesa aurreko astean onartu izan bagenuen gure lege proposamena jada dagoeneko denbora bat aurreratua izango genukeen eta gaurko proposamenean eskatzen genuen normatiba

lantzen hasiak egongo ginateke eta gainera gobernuaren zain egon beharrean guk gerok egiten egongo

izan ezezkoa jaso genuen eta badirudi askotan proposamenak aurkezten direnean badirudi pisu gehiago duela nork aurkezten duen edukia baino eta pena bat da eta iruditzen zaigu hori

lege proposamen guztiak atzera botatzen dira baina hori egiten denean azkenean

eta momentu horretan egoera horretan dauden langileak edo pertsonak bereziki eztabaidagai dugun gaia oso oso garrantzitsua da

dugun behin behinekotasun tasa izugarria delako salbuespen egoera batetan aurkitzen gara eta noski salbuespen egoera horri salbuespeneko neurriak jarri behar zaizkio zalantzarik gabe eta hernández jaunak esan duen bezala eta aurreko astean ere esan nuen hau ez da kasualitatearen

kontratazio politika zehatz baten ondorio ope egin ez izanaren ondorio

batengatik baina azkenean sortu den arazoa larria da eta egia da usteltzen dagoela

jartzeko konponbidean jarri eta batez ere berriro ez gertatzeko bermeak jarri eta horrek esan nahi du kontratazio eredua aldatzea egia da funtzio publikoa oso zaharkitua dagoela

eguneratu behar dela aldatu behar dela baina lehenengo lurzoru bat jarri behar dugu eta lurzoru bat jartzeko

aplikatu behar ditugu modu batera edo bestera egin daitezke baina egin behar da

kode gabe dauden lanpostuak identifikatu beharko ditugu diagnostiko bat egin beharko dugu lanpostu dauden zerrenda bat gero lanpostu horiei

funts bat jarri beharko zaie aurrera

abiatzeko eta behin hori daukagunean bada prozesuak abian jarri beharko ditugu finkatzeko prozesuak eta

prozesu berezituak abian jarri daitezke ez azterketa berezituak egin daitezke kategorien arabera baina egin behar da

aukerak egon daitezke eta iruditzen zait gaur adosteko gai izan garen bezala hemendik aurrera ere

guztia adosteko ze benetan premia handia dago baita hezkuntzako

hori esanda esan gaurko akordioa garrantzitsua dela eta ea

gai honetaz ari garenean gai garen seriotasunez

gaur zer gertatu den administrazio orokorreko eta

lakuan egon diren hauteskunde sindikaletan jendeak agerian utzi du

ze eskatzen duen eta garbi dago bada gaiari heldu beharko diogula eta hortik aurrera

aldaketak egiten funtzio publikoa garai berrietara egokitzen eta buelta bat ematen eskerrik asko ubera andrea

jaun andreok arratsalde on denoi guk gure

gerora agerraldira etorri ziren hezkuntza sailari atxikituriko

lehen bilera egin genuenez geroztik argi ikusi genuen geunden kolektiboaren aurrean egonda eta horrelako kolektiboen aurrean legebiltzar honetan dagoen enplegu publikoaren legean jasotzen diren hemeretzigarrena eta hogeigarrena

eskaini zitzaiekeela konponbide bat aipatu xedapenok izugarri

eta honen erakunde autonomoetan lan egiten duten bitarteko pertsonen interinoen

beti ere kontutan izanda administrazioko sarbideak berdintasun merezimendu eta gaitasunaren printzipio nagusiengatik gidatuak egon behar dutela

entzun genuen hau planteatu genuenean batzordean agerraldira etorri zirenei ere

beste lege proposamen bat omen zegoen enplegu publikoko legeak zeukan geldotasunaren aurrean eta honek beste akordio batzuk eta beharko zituela esaten ziren eta ia ia ematen zuen kea azaltzera ari ginela baina hara non

honen zuzenketa gertatzen ari ginela enteratzen gara funtzio publikoko

kidego eta eskala lege aurreproiektuen txertatzea eta horrek

bidea irekitzen omen du horrelako langile kolektibo irtenbide bat emateko eta bide batez

akordioen bidea ere irekitzen du ez dugu meriturik nahi eraman ditzatela beste batzuk ongi betor beti ere akordioa bai euskal kontseiluan eta baita legebiltzar honetan sinatu duguna ni ez naiz

ikusten edo sentitzen hau nola eta zer terminotan jorratu behar den esateko hemen ere

bidea ibiliz egin beharko baita bidea ibiliz egin beharko baita

ni ez noa esatera bide honek nolakoa izan behar duen

baina nire konfiantza osoa daukat bai euskal kontseiluan

akordiora iritsi denekin eta legebiltzar honetara iristean

legebiltzarkide eta taldekideengan pozten nauena da bidea aurkitu dugula eta akordioaren eskutik eta pozten nauena da honek ikusi dugun kasuistikako eta ikusten ditugun kasuistiketako

lagundu diezaiokeela gai askotan esaten den moduan kasu honetan ere batez ere emakumezko aurpegia duenean egoera honek eta antzematen denean beste edozein kasutan enplegagarritasun zaileko jendea izan daitekeela horregatik

eta besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna
erantzunen txandan bai de bengoechea andrea euskal talde popularren ordezkaria zurea da hitza

gracias eskerrik asko de bengoechea andrea hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko hernández jauna ubera andrea zurea da hitza

ez neukan asmorik bigarren txanda honetan parte hartzeko bengoechea andrea begiratu

eta zer egiten duten nik bakarrik dakit nik zer egin dudan gure taldeak zer egin duen zuk

bai orduan askotan hona jaitsi aurretik pentsatu bi aldiz zer esan behar den eta zer ez eta askotan ahoa isilik egotea hobeto da

hobeto da gure taldeak bere gabezia guztiekin baina ekimena jarri ditu mahai gainean

arazoa larria da sistema publikoan enplegu publikoarekin dugun behin behinekotasuna larria da oso larria da eta egoerari ez zaio heldu

eta erabaki politiko horren ondorioz kontratazio politika bat egon da

egon dira lege batzuk birjartze tasa egon da gastu politika bat baina nahi izan denean negoziatu da ertzaintzaren kasuan eta lege horiek gainditu dira eta ez dira oztopoak izan beste kasu batzuetan kasu garbitzaileak eta sukaldea bi mila batetik ez da oposiziorik egon bai

hitz egin dut enplegu publikoko langile guztien inguruan guztiak

saiatu egin gara ekimenak ekartzen eta proposamenak egiten kolektibo feminizatuen inguruan ere eta zuek inoiz ez duzue babestu

pixka batekin atera behar da atrilera eta guk aurreko astean lege proposamen bat ekarri genuen

eta dagoeneko lanean hasiak egon gintezkeen gai horren inguruan

lege proposamena ez zen egokia izango gabeziak izango zituen

adostu genezakeen aldatu genezakeen edukia baina ez da nahi izaten badirudi lehenesten dela nork aurkezten dituen proposamenak edukia lehenetsi beharrean

beraz bueno gaurkoa poztekoa izan da baina iruditzen zait zer esaten den zer ez den esaten eta zer uzten zaion esateari ba batzuetan bi aldiz pentsatu behar dela kontuan izanda bakoitzak

egiten dituen gai hauek bideratzerako orduan eskerrik asko ubera andrea pastor jaunak hitzik hartu behar du ez urrutia jaunak ere ez

eztabaida amaiturik bozketara jarriko dugu euskal talde popularrak

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamairu boto aldekoa beraz aho batez onartzen dugu